egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai bakarra arartekoaren bi mila hemezortzigarrena urteko txostena ganbararen erreglamenduko berrehun eta zortzigarrena artikuluak dionari jarraituz arartekoak txostenaren laburpen bat aurkeztu beharko du ararteko jauna

egun on legebiltzarreko presidente anderea

lehendakari jauna legebiltzarkide jaun andreok gobernukideok egun on urtero bezala

ohorea da eusko legebiltzarraren osoko bilkura honen aurrean

laburki espero dut azaltzeko asmoz atsegin handiz agertzen naiz euskadiko herritarren ordezkarien

besterik ez delako joan den ekainaren hiruan giza eskubideen eta berdintasunaren batzordearen aurrean agertu nintzen ere txosten hauxe ezagutarazteko agerraldi

herritarrek arartekoari egin zizkioten kexen analisi kuantitatiboa egin nuen eta labur azaldu nituen erakunde honek

jarduerak horregatik osoko bilkuraren aurrean ez dut zehatz mehatz adierazi behar arartekoaren jarduera guztiak gure hogeita zortzi arlo bakoitzean eta haur eta nerabeentzako bulegoari dagozkionak orduan euskal administrazio publikoen jarduera eta politika

batzuei buruz erakunde honek duen iritziaren zenbait alderdietan bakarrik nabarmenduko ditut gaur edonola ere

aurretik gutxienez azaletik aipatu nahiko nituzke arartekoak iaz egin zuen lana testuinguruan kokatu ahal izango dugu datu orokor esanguratsuenak

urtean marka hautsi dute herritarrei zerbitzatzearekin eta administrazioak euskaltzearekin lotutako jarduerek guztira

izan dira herritarrei kasu egitearekin eta administrazioak ikuskatzearekin zerikusia duten jardueren artean

izan ziren gainera ofiziozko eta bilakaera aztertzeko hirurogeita bat espediente zabaldu genituen informazioa eta arreta bidea eskatu zituzten bost mila

hirurogeita hemezortzi bilera egin ditugu gizarte erakundeekin eta laurogeita sei bilera hainbat administrazioekin

jarduera batzuen artean oro har pasaden urtean

hasi da aurreko urtearekin aldean

urtean ehuneko hogeita bi igo zela aurreko urtearekin konparatuz eta bi mila hamaseigarrena urtean ehuneko hogeita hiru igo zen

urtearekin konparatuz hau da ehuneko berrogeita hamar baino gehiago areagotu da azken hiru urteetan arartekoaren jarduera eragineko administrazioak

zuzendu eta aldatu du kasuetatik ehuneko laurogeita lau kasuetan

ez da gomendio formalik egin behar izan eragindako administrazioak arartekoren proposamena onartzeko datu hori aztertutako urteko altuena izan da eta argi erakusten du berez arartekoaren esku hartzea

dela euskal administrazioek gehienetan ondo hartzen dituzte arartekoaren iradokizun eta gomendioak eta hori zalantzarik gabe jarrera ezinbestekoa da

zentzu osoa ematen diona sin embargo

y otras cuestiones aurten berriro azpimarratu nahiko nituzke haur eta nerabeentzako bulegoak bere kabuz hasi dituen jarduerak

horrela bisitak egin dituzten baita baliabide zerbitzu eta programetara esate

gazte justiziako eskola kiroleko edo familiei laguntzeko zerbitzuetara eta hausnartzeko eta eztabaidatzeko guneak partekatu ditu gizartearekin

honako gai hauek aztertzeko haurren interes gorena entzuna izateko eskubidea haur eta gazteen osasun mentala umeen kontrako sexu abusua eta familiarik gabeko umeak artatzea

baina desegokia edo bidegabea izango litzateke bulego horren jardueraz

urtean kontseilu horren jardueran eta eragina izan du erakunde honek

bai jorratu beharreko gaiak zehazteko orduan bai eztabaida guneetan beretan

gure erkidegoaren mugetatik harago zabaldu da gero itzuliko naiz puntu honetara

sino también a la propia ciudadanía txosten honen bidez azpimarratu nahi da euskadin gizarte itun bat lortu behar dela energia trantsizioaren jada hasita dagoen bidean aurrera egiteko laguntzeko

hau da energiaren aurrezpena eta eraginkortasuna ahalik eta gehien areagotzea euskadin energia berriztagarriak bultzatzea eta euskadiren energia fosilen kontsumoa eta berotegi efektuko isurketak gutxitzea

gizarteratze arloko zerbitzuen eta prestazioen zorroa garatzen hartutako erakunde konpromisoak betetzea baita ere gizarte zerbitzuen legea garatzeko oraindik onartzeke dagoen araudia onartzea

etengabe ebaluatu eta aurreikusi behar dira politika publiko berriak eta egungo esparru

pertsona guzti guztiak gizarteratzeko salbuespenik gabe gizarte kohesioa lortzeko bidean bektore izugarri garrantzitsua eta

euskal administrazio publikoek etorkin eta errefuxiatuak gizarteratzen eta diskriminazioaren kontra hartzen dituen neurriak

hori bat dator migrazio munduko itunaren helburuekin migrazio saldoak gora egin duenez gero nahita ez inbertitu beharra dago hezkuntzan

eta enplegu politika egokietan gizarteak uler dezan zer nolako onurak dakartzan errealitate horrek eta gizarte

gizarte zerbitzuak bete ez daitezen egoera horrek ez dauka atzera bueltarik eta politika barneratzaileen bidez erantzun behar zaio politika horiek ez dute egon behar pertsona horiek bete ezin dituzten edo nekez bete ditzaketen baldintzen mende

gizarte gaien multzoa bukatzeko adierazi nahi dut

nazionalen europako esparruan ijitoak gizarteratzeko estrategia nazionalean eta ijitoen herriarekiko euskal estrategian onartu ziren konpromisoak

erakunde honen europako eta mundu mailako alderdi hori jakina

zehazki iaz hogeita hamairu jarduera burutu genuen

txostenaren seigarren atalean arartekoaren jardueraren garrantzia europa eta mundu mailan izenekoan horien artean batzuk bakarrik aipatuko ditut gasteizen antolatu egin zen

ombudsman nazioarteko institutuaren mintegi hau ingurumen arloko gobernantza egokia

eginkizuna ingurumen eskubideak babesteko orduan beste aldetik

bilera orokorrean eta haur eta gazteen osasun mentalari buruzko urteko hogeita bigarrena bilkuran childrens mental health mintegian eta

edo errefuxiatuen eskubideekin lotura dutenean horien

ombudsmanekin jardueren esparruan egin zen asilo eskatzaileak eta errefuxiatuak

gizarteratzeari buruzko txostenean gero

lana datuak babesteko erregelamendu orokor berrira egokitzeari buruzkoa hizkuntza komisarioen nazioarteko elkartean urteko bilkuran eta plazer handiz rené cassin en omenez eta hari nobel saria nobel saria eman zionenetik hogeita hamargarrena

parte hartu genuen besteak beste bukatzeko

eskerrak zuen aurrean eman nahi dizkiet ararteko erakundean zerbitzuak egiten dituzten lankide guztiei

sutsuagatik eraginkorra eta konpromisoagatik beren laguntza barik ezin izango genuen horrenbesteko

dizkizuet zuen arretagatik eta laguntzen jarraitzeko eskatu nahi dizuet

ordezkari honi eman zaizkion eginkizunak behar bezala betetzeko mila esker eskerrik asko

jarraian taldeen txandara pasatuko gara eta euskal talde popularraren ordezkaria den de bengoechea anderearekin

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok sailburuak ararteko jauna eta zuen talde osoari egun on eta mila esker zuen ekarpenengatik eta zuen lana egiteagatik ere bai

herritarren eskubideen defentsan arartekoa ezinbesteko erakundea da eta horrexegatik gauza bat azpimarratu nahi nuke arreta handiagoa

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi eskerrik asko ararteko jauna urteko txostena sakonean azaltzeagatik eta zorionak
egiten duzuen lanagatik ez izan zalantzarik zuk eta zure taldeak egunero egiten duzuen lana guztiz beharrezkoa dela

ofiziozko espedienteen edo jarduketen kopurua zehaztuko zuk dagoeneko zehaztu duzulako eta gainera

dakizuen bezala denbora mugatua dugulako baina bai azpimarratuko ditugu ideia batzuk azaletik bada ere

egin genituen ñabardurak ahaztu behar ez liratekeen kontuak baitira frustrazio hitza behin baino gehiagotan aipatu zen batzorde hartan

badaudela urtetik urtera errepikatzen diren hainbat gomendio eta aholku eta neurri handi batean horrek esan nahi du

zuen lanari ez zaiola kasu handirik egiten eta txostenean agertzen diren kolektibo kaltetuenak errepikatzen direla horregatik zuek

frustrazioa ezin ahaztu arartekoak izapidetutako kexen ehuneko berrogeita hamabostak eskubide sozialarekin

osasuna babes soziala etxebizitza lehen esan dugun bezala kolektibo berberak urtetik urtera arartekoak ofizioz irekitako espedienteen artean nabarmen gizarte inklusioaren ingurukoak dira nagusi eta adibide bat jartzearren agerikoa da

izapidetzan legean jasotakoaren kontra egiten den planteamendua murriztatzailea beste aldetik aurten berriro ere aipatu behar izan duzue adingabeen interes gorenak kontuan hartzearen beharra

irisgarritasuna sustatzeko legearen ez betetzea harrigarria benetan emakumeen berdintasunari dagokionez

asko hobetu dugunik eta zer esanik ez pobreziaren feminizazioari buruz kasu honetan administrazioak eredu izan behar duela esaten duzue eta nola ez konpartitzen dugu zuen hausnarketa zentzu honetan lan handia egiteke

eta alde horretatik esan behar dizugu irrikaz itxarongo dugula datorren urtean argitaratuko duzuen berdintasunari buruzko ez ohizko

beste aldetik nabarmendu nahiko genuke osakidetzan dauden gabeziak eta berriro ere errepikatzen direla berriz ere gogorarazi behar dugu behin eta berriz agertzen direla hitzartutako osasun garraioari buruzko kexak esate baterako

oraindik ere gertatzen diren arazoak aurten ere agertzen direla ezin ahaztu egoera irregularrean dauden pertsona askoren egoera

hain zuzen kolektibo honek esan bezala arazoak ditu osasun arreta jasotzeko eta zer esanik ez etxebizitza eskuratzeko dituzten

eta sakondu genezake andaluziako kosta kostaldetik heldu diren atzerritarren kopurua arartekoak gazte eta haur horiei arreta ematea erronka konplexuena bezala

eta hausnarketa hori eh bilduk ere konpartitzen du nola ez osasungintza hezkuntza ingurumena ogasuna etxebizitza adingabeak lanbide gizarte zerbitzuak feminizazioa urtetik urtera

errepikatzen dira gure aburuz geure buruari galdetu beharko genioke

bultzatu nahi dugun eta geure buruari galdetu beharko genioke nolako baliabideak eta ahaleginak bermatu beharko genituzkeen

eraikitzeko amaituko dugu batzordean egin genuen moduan txostenean agertzen diren hitz batzuekin gizarte politikek lehentasuna badute ere ezin dituzte baztertu beste politika batzuk aberastasuna banatzea

eta gizarte bazterketa saihestea helburu dutenak gainera beharrezkotzat jotzen da apustu irmoa kolektibo kaltetuentzako klausula sozialen

enplegu babestuaren eta gizarteratze enpresen alde guk jarraitu dugu legealdian zehar egiten ari garen moduan

guk oso argi dugulako zer nolako gizartea sustatu

gizartea bultzatuko dugu eta bitartean bi mila hemeretziko txostenaren zain egongo gara eta espero dugu

edo eragileek behar den bezala jokatzea datorren urtean berriz ere frustrazioez hitz egin behar ez izateko besterik ez eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzar buru anderea sailburuak legebiltzarkideok ararteko zure lantaldea egun on guztioi arartekoari eta bere lantaldeari eskerrak eman behar dizkiegu urtean zehar egiten duten lanarengatik

haur eta nerabeen bulegoko txostena egia esateko eskerrak eman behar dizkiogu ez formak mantentzeagatik edo zaintzeagatik baizik eta eurek egiten duten lana

delako gu guztiontzat eta gizartearentzat orokorrean

egiten duen esfortzua txosten horretan islatzen da eta administrazioarentzat eta baita administrazioa erabiltzen dutenentzat ere oso lagungarria da azken finean hori da helburua administraziora jotzen duenak erantzuna

eta arazoak sortzen badira konponbide bat aurkitzea

den uste dut balorean jarri beharko genukeela administrazioak eta

esfortzua urtetik urtera kexa eta iradokizun guzti horiek barneratzen eta hobetzen ematen duen zerbitzua gainera hori egin behar da ahalik eta epe laburrenean epe motzenean posible bada administrazioaren artean eta herritarren artean sortzen den hartu eman horretan

egia da eta hori txostenean agertzen da gauzak hobetu behar dira prozedurak hobetu behar dira eta denborak murriztu behar dira

borondatea dagoela eta ahal den neurrian behintzat arazoak entzun eta konpondu egiten direla

horrelako eskaerak baldin badaude sistema bat dagoelako da horren ondorioz herritarrak zerbitzu hori jasotzen du eta askotan erantzun hobeagoa edo handiago ere exijitzen du batetik administrazioak gero eta hobeto ezagutzen duelako ez zaiolako lehen bezain arrotza egiten beraz ahuleziak eta indarrak non dauden jakitea eta zeintzuk diren ezagutzea baliagarria da

honen harira helburua bezain garrantzitsua helmugara heltzea bezain garrantzitsua bidea da eta bide hori ahalik eta errazena eta arinena izan behar da

eskertu egiten dira batez ere egoera batzuen aurrean eta arazo batzuen eta egoera larrietan dagoen jendeak hori behar du entzuna izatea eta emaitzak lortzea hemen aipatu da bi mila hemezortzian eskaerak igo egin direla ehuneko zortziko igoera egon da eta hori urtero gertatzen den joera bat da igoera hori

beti dago askotan premia eta behar berriak sortzen direlako baita ere

hitz batzuk aipatuko nituzke esanguratsuak eta adierazgarriak direlako esaten da giza eskubideetan oinarritutako kultura bat indartu behar dela ados baina zuzenagoa izango litzateke esatea giza eskubideetan oinarritutako indartzen jarraitu behar dela esatea egun gutxi barru aztertuko ditugun eta eztabaidatuko diren aurrekontuetan ikuspuntu hori islatuta dago diru asko erabiltzen da gai sozialetarako eta kultura hori gurean aspalditik dago

eta genero ikuspuntua eta ingurumen ikuspuntuak indartu egin dira denbora mugatua daukagu eta

arlo askoko gorabeherak hemen aztertu baina adibidez lanbide izaten da askotan eskaeren iturria eta txostenean esaten da ez dut nik esaten lanbideren kudeaketan

egon direla hau ikusita batzuek egiten duten irakurketa urtero berdina edo ia ia berdina da eta hau uste dut ez dela oso neutrala eta ez daukala errealitatearekin zerikusi osoa hobetu beharrekoak hor daude hobetu

eta uste dut bidezkoa dela hori onartzea eta irakurketa benetan erreala egin behar dela eta ez bakarrik alde negatiboetan
ikusi eta ipini begirada eskerrik asko eskerrik asko juez

osoko bilkuraren gai zerrenda bukatu dugunez monografikoari amaiera ematen diogu